egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta hasteko maría josé eta florentinaren erailketaren aurkako adierazpen instituzionala irakurriko dut eta ondoren

biziki eta erabat gaitzesten du maría josé eta florentinaren erailketa bortitzak emakumeen aurkako indarkeriaren beste gertakari baten biktimak izan direnak

eusko legebiltzarrak herritarrei eskatzen die har ditzatela konpromiso pertsonal eta kolektiboak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde era berean erakundeona da

erakundeei eskatzen die plan integralak gara ditzagun emakumeen aurkako indarkeria behin betiko desagerrarazteko behar diren baliabidez hornituak halako moldez non ez de emakumeen aurkako indarkeriazko beste

eta are gutxiago maría josé eta florentinaren bizitzak eramango dituen bezalako

mozioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua unibertsitate lizentziako graduko eta masterreko titulu ofiziala duten gazteek jaso beharko lituzketen soldatei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda larrion andrea zurea da hitza

lehendakari andrea legebiltzarkideak egun on egia esateko ostiralean

egoera latza izan zen bi emakume erailda izatea eta guk ere hemen aipatu den bezala deklarazioan

eta pozten naiz gaur lehenengo puntua deklarazio hori entzun izana gu gaur hona ekartzen dugu proposamen bat ere uste dugula agendaren erdian baita ere jarri behar dela eta bada soldatak eta gazteen egoerarena eta

oso argi kalifikatu zuen goi titulazioa duten gazte askoen egoera laboralak soldata mila eurotik behera kobratzea

gazte kualifikatuak eta ongi uztartutako enpleguaz ari gara eta nola izan daiteke hau posiblea zeintzuk dira datuak lanbidek argitaratutako azken txostena bi mila hamaseiko abendukoan agertzen den moduan prekarietatearen indikadore guztiek gora egin dute

behera egin du etengabean bi mila bederatzitik hona bi mila bederatzian gizonezkoen ehuneko hirurogeia kontratu mugagabea zuten eta bi mila hamaseian ehuneko berrogeita batak

zazpia zuen mugagabea eta bi mila hamaseian ehuneko hogeita hamaika soilik

joera baita ere lanaldi partzialean emakumean lehen ehuneko hamalaua eta gizonen ehuneko seia lanaldi partzialean baziren egun

hamabosta eta soldatetan ere gorabehera handiak egon dira bi mila bederatzi bataz besteko mila bostehun eta laurogei eurokoa baldin bazen

zer gertatu da pues alde batetik bi mila zortzitik honako aldia gorabeheratsuenetakoa izan da biztanleria aktiboaren laneratzeari dagokionez oro har eta unibertsitateko titulua duten pertsonen laneratzean bereziki bizi izandako atzeraldi ekonomikoak zein gastu eta inbertsio publiko mugatuak

adarretan adibidez hezkuntzan edo osasunean eta egun guztiok dakigu gobernuaren erabakiak egoera larri batera eraman dutela osakidetza

lan harremanak arautzen dituzten araudiena lan baldintzetan eragina dutenak gero eta kaltegarriagoak eginez langileentzat ditxosozko lan

trebakuntzari dagokionez ezaguna zaigun araua bete izan da ikasketa maila handiagoarekin aktibitate maila handiagoa da langabezi arriskua beraz txikiagoa esandakoa okerrenak izan diren urteetan ere

dena den gazteek zailtasun handiak izan dituzte laneratzeko eta lan merkatuaren prekarizazio handi baten erdian sartu ziren horrek halabehar gazteen artean unibertsitateko matrikulazioa indartu egin du bai eta ikastaldi luzatzeko joera ere formazioa handituz hau da gazte asko ditugu oso formatuak orduan egungo egoera zein da euskadiko autonomi erkidegoko gazteen kualifikazio maila oso handia den arren

handiagoko lanpostuak betetzen dituzte baina ikasketa eta enpleguaren arteko uztarketa ere ez da erabatekoa

berria sinatu zen arlo honetan eusko jaurlaritzak sinatu zuen confebaskekin hurrengo lau urtetarako enpleguaren eta kualifikazioaren aldeko lankidetzako esparru akordioa eta bertan lehen aukera programa ere sartu zuten gazte enpleguaren barruan ikasketak amaitu dituzten eta hogeita hamar urtetik beherako gazte langabeak

kontratuak egiteko eskaintzen diren baldintza minimoekin prekarietatea onartu egiten da kontratuak

ere babesten ditu ehuneko hirurogeitik gorakoak baina partzialak soldatetan lizentzia ingeniaritza arkitektura edo masterra boloniaren planean dutenen soldata gordina hilero mila berrehun eta laurogeita bostetik gora onartzen dute

dutenentzat soldata gordina hilero mila laurogeita bost eurokoa onartzen dute soldata gordina da soldata garbia ez da mileuristas

eta titularra izan zen herri honek ez ditu baliabide naturalik intelektualak baizik eta nik ere sinesten dut gizarte honek duen ondasunik handiena

regresivas a políticas progresivas eta hau galdetzen diogu gainontzekoei gainontzeko talde politikoei eta desde luego ere bai jaurlaritzari zer

zer egingo duen ere gobernuak honi buelta emateko eskerrik asko eskerrik asko larrion andrea

nahi duenak eta animatzen denak joateko eta bozketak bukaeran izango diala

bai egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok gaurko osoko
bilkuran gazteriaren egoera prekarioari buruzko legez besteko

dudarik gabe krisia gogorren jo duen kolektiboa gazteena da

arazo gero eta larriagoak izan dituzte eta denok dakigu zerk bultzatu duen egoera hau sistema honen prekarietatea gobernuak euskal oasiari buruz hitz egiten duenean gazteok ez dakigu ez dakite

ari den gazteok urteotan daramatzate daramatzagu basamortuan harez gainezka bizitzen egoera benetan larria da bizitza

handiekin eta bizitza duin bat izateko ezintasunarekin duintasuna gazte askorentzat gazte gehienentzat ispilatze giza besterik ez da eta ameskeri bat

proponente lehenengo puntuari dagokionez parlamentuak bi mila hamaseiko lan merkaturatze unibertsitateari buruzko txostenaren aurrean kezka adierazi behar duelarekin bat egiten dugu joera negatiboa da behin betiko kontratuak behera egiten dute hori argi eta garbi eta hori esaten dute lanaldi partzialak gora egiten dute eta

gero esaten dugu ere sei hilabeteko epean adituekin eta gazte

emigratu duen gazteen itzulera bermatzeko eta emigrazio kopurua

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi gaur eztabaidara datorkigun mozioa gazte unibertsitarioek jaso beharko lituzketen

horrelako ekimenak gazteontzat garrantzitsuak dira eta horregatik erantzukizun osoz aritu behar gara eztabaida honetan

ekimen honen ezaugarri nagusiak batez ere lau izango lirateke eta aipatu beharrekoak

bestetik gutxienez sei hilabeteko kontratuak direla soldata kopurua gutxienekoa dela eta hortik aurrera igo daitekeena eta hori ere kontuan hartu behar dugu

baina bigarrenen kasuan inoiz ehuneko hirurogeita hamaretik baino beherakoak

gizarteak elkarrekin lan egitea gure gazteriak ahalik eta egoera hoberenean lan egin dezan horretarako kalitatezko enplegua lortu behar da eta neurri paraleloak hartu behar ditugu

edota kontziliazioa horretarako besteak beste eta aipatu dira bi bide nagusi ditugu batetik bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu plan estrategikoa eta bestetik laugarren

dena den lehen komentatu dudan bezala bi dira besteak beste gazteen enplegua eta egoera hobetzeko ditugun

eskerrik asko larrion andrea elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

bitartekorik onenak izan daitezen eta bai esango nioke

eskerrik asko álvarez jauna gai zerrendako bigarren puntua mozioa juana de bengoechea

aurkeztua unibertsitatera sartzeko probako gaztelania eta literaturako emaitzei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko bengoechea anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari legebiltzarkideok

berriz ere alderdi popularraren ekimenez hizkuntzen inguruko eztabaida bat daukagu hemen euskal hezkuntza politikan hizkuntzek duten trataerari buruzko eta hizkuntza politikei buruzko eztabaidan ari gara estu

diagnostikotik abiatu behar dute nahitaez bi hizkuntza ofizial dauzkan herri batean bizi gara gaztelania eta euskara dauzkagu hala eta guztiz ere euskal eskolak hizkuntza normalizazioaren eremuan eskuratu dituen lorpenak eztabaidaezinak diren arren egin diren azken ebaluazioetan ikusten denez lortutako euskara mailak ez ditu beti

dagoeneko antzeman dugun arazoetako bat ekin diezagun lanari

eztabaida dezagun erronka horri nola egingo dugun aurre denon artean

sakonengoen inguruko eztabaida eta bazter ditzagun behingoz partxeak besterik ez diren konponbideak benetako erronkei erantzun behar diegu

andrea arazo nagusia ez dago gaztelania eta literatura arloan beti hobetu daiteke arlo guztietan eta horregatik konponbideek

erdizkakoak komeni da zera gogoratzea ikasle guztiek baldintza berberetan derrigorrezko hezkuntza ikasketak amaitzen

eta eusko jaurlaritza legez dago behartuta hori lortzeko neurriak ezartzera además

y obsoletos gai horretan elkarrekin podemosen posizionamendua ez da aldatu hizkuntza ereduak agortuta daude eta argi eta garbi esaten dugu hori

eredua ere eta gure ustez arazoa ez dago bakarrik hezkuntza politiketan baizik eta errealitate edo problematika honi

heldu behar zaio elkarrekin podemosen argi daukagu eskolatik kanpo gehiago egin daitekeela beraz euskararen erabileran aurrera

uste inbertitzen jarraitu behar dugu hezkuntza formalean hezkuntza ez formalean eta hezkuntza informalean horixe dugu beste erronka handi bat

argi daukagu edozein hizkuntzaren ikaskuntza hizkuntza murgiltzean oinarrituta egin behar dela kontua ez da hizkuntza ikastea baizik eta hizkuntza horretan ikastea eta horregatik gure ustez neurriak hartzen jarraitu behar dugu euskara benetako ardatz bihurtzeko azken batean asko dira aurrean dauzkagun erronkak eta dagoeneko atzeman ditugu hainbat gure iritzian euskal hezkuntza sisteman gaztelania eta literaturaren ikaskuntza hobetzeko plan estrategiko bat lantzea ez da egungo arazoa konponduko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

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi gaur bandera zuriarekin nentorren bakean

gaindituak genituelakoan baina badirudi ezetz bengoechearen diskurtsoak tonuak

dagoela beraz eskertuko genuke beste hori zer den argitzea nahiz eta egia da bere diskurtsoan nahiko argitu digun zer dagoen proposamen honen atzean bengoechea andreak nazionalismoaren inguruan lezioak eman dizkigu

mundura irekiak egon behar garela kulturaren inguruan kultura kontua dela gu

eleaniztasunaren inguruan zenbat aldiz entzun behar izan dugu abertzaletasuna nazionalismoa bidaiatzen sendatzen dela mundura irekitzen

sendatzen dela nik pentsatzen dut lezio gutxiago eta zuen buruaren inguruan hausnarketa gehiago eta autokritika gehiago egin beharko zenuketela bengoechea

andrea eta guzti hori euskara lehenesten dugulako ikustea besterik ez dagoenean zure alderditik hasita zure alderdiko hainbat ordezkarik europara joaten direnean zein zailtasun

hitz egiteko edo eta ingelesaren datuak konparatzen baldin baditugu gure eaen gure herritarrak dituztenak edota espainian dituztenak eae europan non aurkitzen den eta espainia non aurkitzen den bi mila hamabosteko

beraz bengoechea andrea zertara dator gaurko zure

egiazki gaztelania eta literatura hobetzeko edo honekin beste behin berriro bilatzen dena da euskara gero eta gehiago gutxitzea eta zapaltzea zeren ni zurekin bat nator bat nator bengoechea andrea diozunean gaztelania eta literaturan

beti dago hobekuntzarako tartea eta gainera anbizioa izan behar dugu hobetzeko

hobekuntzak txertatzen joateko gure konpetentzietan eta gure arloetan gizartearen aldaketei ahalik eta egokien erantzuteko

hainbat txostenetan ikusi ditugun emaitzak ikusita hainbat ebaluazioetan ikusi ditugun emaitzak ikusita eta gizartean izandako eboluzio eta aldaketak ikusita

globalizazioaren eragin zuzen eta albo kalteak hor ditugulako eta harremantzeko erak aldatu duelako ere konpetentziak

edo ez eskuratzeko bitartekoak eta moduak edo behintzat aldatu beharko lituzke beraz garbi dago aldaketa momentu batetan gaudela garbi dago eta hezkuntzan ere pausatu

hausnartu eta birpentsatze ariketa bat egin beharko genuke aspaldian gehiegitan zuk ere esan duzu asko hitz egin dugu horretaz nik ez dakidana da hitz egin dugun beste egin egin dugun hor zalantzak

baina hobetu behar horretan hobetu beharrarekin ez gara soilik aurkitzen gaztelania eta literaturan gainerako konpetentzia eta ahalmenetan ere eta

hitz egin dugu azken urteotan horretan azken aldian zaharrak berri eta egia esan baditugu etxeko lanak gure hezkuntza hobetzeko eta

emaitzak hobetuko direlako baina emaitzetan zentratzen baldin bagara horrek ibilbide laburra duelako bai eta hobekuntzak epe motzekoak izango liratezkeelako hori da behintzat guk

eta gure ustez kontutan hartu beharrekoa hobekuntzak egiterako orduan planteamendu batzuk edo beste batzuk egiteko eta saiatuko naiz

zehetzen faktore desberdinen artean erabilera gaztelania beraren erabileran ez gaude gaizki

ez dago arazorik gurean gaztelaniaren erabilera nagusi da beste kontu bat da erabileraren kalitatea hor hobetu beharra daukagu

alderdi popularraren proposamena besteetan ekartzen duen ingelesaren proposamenaren bezala zehazki zein helbururekin ekartzen duen eta eskertuko nuke benetan hori argitzea egiazki da konpetentzia horietan hobetzeko euskara oraindik eta gehiago gutxitzeko zeren

benetan konpetentzia ahalmenetan hobekuntzak txertatzea kezkatzen baldin ba zaituzte ikusita ditugun emaitzak ikusita ebaluazio txosten guztietan lortu ditugun emaitzak

ez dut ulertzen oraindik zergatik ez duzuen ekarri euskara hobetzeko proposamena

euskararen erabileran eta euskararen kalitatean bai hori

datu objektibo bat da eta oraindik ez dut ikusi zuen proposamen bat

zentzu horretan zer gehiago eta gaur ez ditut datu guztiak berriro mahai gaineratuko

nola bideratu behar ditugu zer zer da bideratu behar duguna zeintzuk dira gakoak badakigu ez dagoela errezeta magikorik

konpetentzien baitan lan egitea baldin badugu helburu eta pertsona bere integraltasunean

ingurunea bere gertuko errealitatea bizi dituen egoerak bai eta hori guztia egin behar da molde bateratu eta integratu batetan

errealetan gauzatzeko bizipenetik habiatuta ingurunean gelaren eta ikastetxearen isolamendua hautsiz eta

bat egiteko eta horretarako hezkuntza proiektu sendoak behar ditugu eta hezkuntza proiektu sendo horien baitan behar ditugu hizkuntza proiektuak hori bai kontuz hizkuntza proiektu bakoitzak ikastetxeak egin beharko ditu bere ingurumenean txertatuta eta ondo errotuta

eta helburuak ere argiak izan behar dira bai helburuak argiak izateaz gain neurgarriak izan behar dira zeren bestela ere arrisku batetan aurkituko ginateke eta beti ere pertsonaren integraltasunaren

ez du zentzurik esaten dugun guztiarekin planak proposatzea

plan estanko eta isolatuak plan bat irakurketarako plan bat ingeleserako plan bat gaztelaniarako ez konpetentzietaz ari gara ez ari gara

txertatuta bizipenetatik errealitatetik orduan

behar dugu modu bateratu eta integral bat diogu guk

hautsiko duena ikuspuntu akademiko hutsa bai bestela erabilera ezingo dugu inoiz sustatu ez gazteleraz ez euskaraz eta ez ingelesez

egin eta esan dudan bezala ojo eta kontuz ikastetxe guztiek beharko dutelako oinarri bat eta helburuak argiak eta neurgarriak

zein helburu lortu behar diren abar eta abar eta noski baliabideak

azkenaldian hain urriak diren baliabideak esate baterako ipiak

dira eta ez daudenak ibilbide osoan zehar eta beraz hor baliabide gehiago behar dugu eta beste faktore bat mahai gainean jarri dut

izan beharrekoa zalantzarik gabe euskara hizkuntza gutxitua da eta desabantailan aurkitzen da

beraz hori kontutan izan behar dugu gure

eta eremu soziolinguistikoaren arabera egokitu beharko dugu eta horregatik ordu gehienak

beste hizkuntzak baztertu gabe baina hori kontutan izan behar dugu gure helburua behintzat eta argi esaten dugu

euskara eta gaztelania gutxienez derrigorrezko hezkuntza bukatzerakoan be bia

dutenak eta gutxienez gutxienez atzerriko hizkuntza bat eskuratuko dutenak euskara ardatz eta euskara gainerako hizkuntza eta kulturen

errespetutik gizartea bera da eleanitza ez bakarrik euskal herria jada dagoeneko gaztela burgos denak eleanitzak dira eta ez zaigu hori buruan sartzen

bermatzen mantentzen zaintzen munduak

aberastasun bat galduko du aniztasunean galduko du eta kontuz euskararik gabe ez dago es euskadirik ez euskal herririk ez basque contryrik eta iruditzen zait hori

eta hemen eleaniztasuna inork ez du eztabaidan jartzen baina mesedez argi hitz egin dezagun zer den bilatzen duguna proposamenak ekartzen ditugunean

pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

egun on guztioi niri ere eztabaida honek duela zenbait hilabete izandako

iritsi zitzaizkigun orduan euskal ikasleen ingeles gaitasunarekin oso kezkatuta zebilen pp

ez dakit hurrengoan euskara gaitasuna ote den ekarriko diguna ez dut uste inoiz momentu hori biziko baliteke ppk jaurlaritzari eskatzen dio euskal hezkuntza sisteman gaztelania eta literatura ikasgaia hobetzeko plan estrategiko bat egin dezala

ekimenarekin berarekin baina gure desadostasuna sakonekoa da ez gatoz bat ekimenaren enfokearekin eta filosofiarekin berarekin eta zergatik

euskal ikasleek gaztelaniari dagokionez lortzen dituzten emaitza

interpelazioan entzundakoak entzun eta gero datuen azterketari ekin nion jakin minez espainiar estatuko bataz bestekoa sei koma berrogeita bost da

dena hobe daiteke noski baina ezingo da esan bataz bestekotik oso urruti gaudenik

tartean guk sei eta sei koma bost puntu hartu den lortu dituzte

are gehiago hamaika horietatik seik hizkuntza ofizial bakarra dute gaztelania

eta bide batez gogora ekarri nahi nuke iaz unibertsitaterako sarrera proba egin zuten euskal ikasleen ehuneko laurogeita hamabost koma laurogeita hiruk gainditu zutela

bederatzi puntu gehiago gainontzeko autonomi erkidego guztiak euskadiren atzetik geratu ziren baina estatistikak estatistika eta alderaketak alderaketa guretzat bada hori baino askoz garrantzitsua eta sakonagoa den

del castellano horregatik ez dugu begi onez ikusten gaztelaniarekin baino zerikusirik ez duen plan estrategiko bat eskatzen duen ekimena eta eztabaida honi heltzeko lau ardatz nagusi gogoan hartzea funtsezkoa deritzogu lehenengo

euskal hezkuntza sistemarako sistema eleanitza nahi dugu beti ere euskara ardatz hartuta hala esan dugu beti eta honek ez du zerikusirik abertzaletasunarekin

euskarak leku propioa izan behar du eskolan zalantzarik gabe

albora utzi gabe gaztelania ere nire hizkuntza da gu guztion hizkuntza da eskolan egon beharrekoa eta atzerriko hizkuntzak ere gero eta garrantzitsuagoak dira

euskaraz eta gaztelaniaz maila aurreratua eta atzerriko hizkuntza maila apalago bat eskuratzea da helburua bigarren ardatza aipatu berri dut hizkuntzen trataera integratu eta integrala eta horri guztiz lotuta ikastetxeetako hizkuntza proiektuak

ikuspegi oso bat landu eta garatu behar dugu arrakasta izango badugu behintzat behin eta berriro adierazi dugunez ikastetxeen hizkuntza proiektuek berebiziko garrantzia dute

alumnas y de los alumnos ikastetxe bakoitzak hezkuntza administrazioaren lankidetzarekin gogoeta bikoitza egin behar du hizkuntzei dagokionez banaka hartuta

gogoeta horrek planifikazio bat eta momentu desberdinak eskatzen ditu lehenengo behin lehenengo fase batean sentsibilizazio fase bat zertarako behar dugu hizkuntza proiektu bat zer suposatzen du konpromiso eta atxikimendu libreak lantzea bigarrenik diagnostikoa egiteko fase bat ikastetxeak kokatu dagoen hiri herri

ezaugarriren arabera ikasleen hizkuntza ingurunea ikastetxearen hizkuntza giroa hizkuntzen irakaskuntzari buruzko datuak biltzea eta sailkatzea arlo linguistikoetan zein ez linguistikoetan hirugarren fase batean egiteko fasea ikastetxearen hizkuntza helburuak definitzea hizkuntza desberdinetan abia puntua gogoan hartuta zer da lortu nahi duguna zeintzuk dira

eta plan estrategiko bat lantzea hizkuntza desberdinak lantzeko aukerak uneak hizkuntzen artean zubiak eraikitzeko aukera eta nola ez ebaluazio fase bat ikusi ahal izateko finkatu diren

ala ez hortxe dago gure ustez gakoa eta erronka hirugarren ardatzak metodologia eta prestakuntzarekin du zerikusia

ezinbestekoa da sistema eleaniztuna modu planifikatuan eta arrakastaz kudeatzeko eta horretarako hizkuntza desberdinak irakasten dituzten irakasleen eta gainontzeko

zeharkakotasunez landu ahal izateko norabide horretan jardun dezaten hezkuntzako profesionalei eguneratzea eskaini behar diegu hizkuntzen irakaskuntzari dagokionez hizkuntzen didaktika gero eta sakonago aztertzen ari den diziplina bat da eta jakintza horrek

gure sisteman aplikatu eta emaitzak ebaluatzeko hizkuntza batean edozer irakasteko hizkuntza ondo menperatu behar da eta hizkuntza horretan irakasten ikasi behar da eta horrekin batera metodologia aktiboek

eta laugarren eta azken ardatza irakurtzeko gaitasuna duela aste gutxi kontu hau hizketagai izan genuen hezkuntza batzordean uriarte sailburua

funtsezko gaitasuna da gainontzeko gaitasunak baldintzarik onenetan garatu ahal izateko hori dela eta hezkuntza sailak dagoeneko abian du irakurketa plan bat

eskura ikusiko dugu horien garapenak

ekartzen digun baina gutxienez aitortu beharko dugu edozein eraginkorra den ala ez jakin ahal izateko epe denbora epe bat

ebaluatu aurretik aipatutako lau ardatz horiek dira guk mozioari aurkeztutako zuzenketan laburpen giza islatu nahi izan ditugunak eta

benetan uste dut talde guztiek onartzeko moduko baieztapenak jaso ditugula gure zuzenketan eta guztiok aldeko botoa emateko
moduko zuzenketa aurkeztu dugula besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal anderea

sinestuta nago edo agian neure burua engainatzen ari naiz baina bai pentsatzen dut batzordean izaten ari garen eztabaidarekin

aurrera eta iruditzen zait bilatu genezakeela puntu amankomun bat

baliagarria iruditzen zait eta aberasgarria izaten ari dela ba izaten ari garen eztabaidak eta entzuten ari garen aditu eta adituak eta gehiago entzun

begira beno gauza batzuk egingo ditut entzun ez ditudan bezala

gaztelanian eta literaturan hobetu beharra daukagu eta hobetzeko tartea daukagu beste konpetentzietan dugun

guk anbizioa izan beharko genukeela eta nik askotan anbizio hori faltan botatzen dut anbizioa hobetzeko beti dagoelako hobetzeko tarte hori eta

zenbat eta hizkuntza gehiago ezagutu eta erabili eta ikasi hobeto eta gure helburua

bai eta horretan sinestuta gaude eta konbentzituta gaude eta horretarako nahi dugu hezkuntza sistemarik hoberena baina guk argi daukagu

bai eta garbi daukagu ere euskararen egoera zein den euskara hizkuntza gutxitu bat da desabantailan dago desagertzeko zorian dago eta kontestu hori kontutan izan behar dugu gure hizkuntza proiektuak garatzerako orduan eta gure hezkuntza proiektua garatzerako orduan

eskatzen duelako bestelako tratamendu bat ematea proiektu horietan bai

egoera mundu globalizatuan teknologikoan ikusten ari gara ingelesarekin zer gertatzen ari den eta ikusten ari gara

hor jokatu beharko dugu beste era batzuetara bai

konpetentzietan lan egin nahi baldin badugu pentsatzen dugulako modurik egokiena dela hor proiektu integratu eta bateratuak behar ditugula gure ingurunean

ikastetxeetan ikusten duguna zuk aipatu duzu euskara hezkuntza sisteman ikastetxeetan nagusi dela

nagusi izatea zer da arloak berdin zait euskara matematika eduki akademiko hutsak dira eskola barruan geratzeko dira ez eskola gela arloak ezin dira edukiak hizkuntzak ezin dira izan

horretarako dira beraz iruditzen zait eskolaren inguruan apurtzen ari da eta iruditzen zait hezkuntza komunitatea gure aurretik lan handia egin dela beste mentalitate batekin bideratu behar ditugula

ditugunean nolabait izan behar dira auzoan herrian errotuak murgilduak kontutan hartuta inguruko kultura kirola

abar eta abar eta hor ikastetxe bakoitzak bere proiektuak izan behar dituela baina proiektu horiek egiteko eta definitzeko bai pentsatzen dugu zoru amankomun bat egon behar da eta irizpideak egon behar dira denak

denak ez du balio bai eta hor ere helburuak

emaitzak lortu ahal izateko eta ahalik eta herritar kultuenak ikasienak izateko ahalik eta gizarte aurreratuena

hobetzeko bai eta ematen du teorian terminoetan

termino antzerakoak erabiltzen ditugula adostasunak egon daitezkeela baina iruditzen zait hainbat gauza ere

zeren balizko akordio batetarako dokumentuan ere edukietan hitz egiten da sistema eleanitzaz

zer bilatzen ari den eta are gutxiago entzunda hezkuntza sailburuak dokumentu horri eman dion interpretazioak guk argi daukagu sistema euskaldun eleanitza eta euskara ardatz duen eleaniztasuna bilatzen dugula ez baina hor

eta ea guztion artean adostasunak bilatzen dugun pentsatzen dugulako guztion onerako izango direla eskerrik asko

legebiltzar burua bueno bengoechea andrea

bere neurrian egia da gaztelanian eta

batez bestekotik apur apur bat beherago gaudela

autonomia erkidegoekin batera bai hori egia da eta aitortzen dugu eta oso kezkatuta zaude gu lehen esan bezala

emaitzak hobetzeko hobekuntzarako tartea duen arlo guztietan bezala guk ez dugu inolako eragozpenik jartzen hor ere neurriak hartzeko baina imajinatzen dut oso oso kezkatuta egongo zarela honekin historia de españa

abian da hezkuntza arloan akordio edo adostasuna lantzeko jaurlaritzak abian jarritako prozesua ondo ezagutzen duzue guztiok izan ere sailburuaren ekimenez hemen batzordean lehen unetik informazioa eskaini da

honetaz jarduteko aukera ondo dakizue gogoeta egiteko eratutako bost lantaldeetako batek hizkuntzen gaia

eta gogoeta horren ondorioz proposamen batzuk ere egin ditu dagoeneko publikoak direnak eta orain euskadiko eskola kontseiluan aztertzen ari direnak gero gobernu kontseiluak

onartuko du jaurlaritzaren gobernu kontseiluak onartuko du eta legebiltzarraren esku geratuko da legebiltzar taldeok ere gure ekarpenak egiteko

izan dezagun nire galdera da gai izango ote ahal garen legebiltzar taldeok hezkuntza komunitateko ordezkariek landutako oinarri horiek landu gure iritzi

eraikitzen jarraitzeko guk behintzat hala espero dugu y permítame que le lea señora

baieztapenak eta egin ditzagun eztabaida eraikitzaileagoak benetan euskal hezkuntza sistema eleanitza eraiki nahi badugu eskerrik asko
eskerrik asko berriozabal andrea gai zerrendako hirugarren puntua

ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

castelo andrea euzko abertzaleak aiartza jauna

legebiltzarkideok egun on denoi gure gizarte egoera sozio laboral eta ekonomiko konplexu eta aldakorrean dago

globalizazioa enpresa kudeaketaren ereduen aldaketak aldaketa demografikoak eta teknologia berriak

eragin nabarmena dute enpleguan eta hori ebaluatu egin behar da

anitzeko hausnarketa zehatza eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

bai legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok guztioi egun on artolazabal bai ni naiz

guk gaur gurean gero eta gizon eta emakumezko gehiagok bere egunerokoan bizi duten egoeraz hitz egin nahi genuke lan merkatuaren egoeraren eta honek euskal herritarrongan

eta ondorioz bizi baldintzetan prekarizazioa prekarietatea erabat instalatua dago gure herrian datuak eman dituzue

datuen dantza horretan sartuko baina oso adierazgarria iruditu zitzaidan sara de la ricak enpleguaren azken txostena aurkeztu zuenean nola deskribatu zuen gure lan merkatua eta berak esan zuen argi ilunak zituen lan merkatu bat zela gurea

azken aldian behintzat ilunak ez diola argia ikusten uzten gure jendarteari langabeziak behera egin du okupatuak dauden pertsona kopuruak gora

emakumezko eta gazteen artean enplegua hasten da bai baina prekarioa da euskadik

lanaldi partzialen gorakadak ez du treguarik erkidegoan eta iraupen luzeko langabetuen egoera kronifikatzen ari da lan erreforma desberdinen ondorioak gainean ditugu gero eta ohikoagoak dira azpikontratuak eta

diren langileen egoera askotan muturrekoa da

kontrata horien erabiltzailerik handienetako bat gertutik ezagutu ditugu horren adibideak ehun eta hamabiko langileena kasu hor daude eustateko langileak ere

kanpora ateratzea etxez etxe edo hoteletan ari diren emakumeak

obra publikoari buruz anoeta erraustegia aitortza gabeko

deuseztapenaren aurrean gaude muturreko baldintza prekarioetan ari dira hainbat eta hainbat hiritar harreman laboraletan segurtasunik gabe babesik gabe

gabe dauden langile horiek guztiak gehienak emakumeak

egoera langileen erosmen galera eta langile pobreen fenomenoa lan baldintzen prekarizazio prozesu honen erdian

ez den pobreziatik ihes egiteko berme nahiko ezin ahaztu gure gazteak horiek bete betean bizi dute prekarietatea formazio kontratua praktikak lan merkatuan ematen diren lehen pausuak prekarietatean ematen dituzte gure gazteetako askok

doaz gure gazteetako asko gure gizartea dualizatzen ari da behin eta berriro errepikatu dugu hori atrile honetan

prekarietatea eta horrekin bizitza prekarietatea errotzen ari dira gure gizartean

gainera datorkiguna oso argia da eta ezer egin ezean jaun andreak prekarietatea sistema egonkortuko da gure herrian prekarietateaz hitz egiten dugunean egonkortasun eta segurtasun faltaz ari gara gure bizitzako eremu guzti guztietan gure bizi proiektua ahalbidetzen duten behar material eta sozialak asetzeko ezintasunaz ari gara bizitzaren prekarizazioaz eta hori duina izan nahi duen herri batentzako erabateko porrota da

prekarietatea eta zoriontasuna edo prekarietatea eta duintasuna oso gaizki konjugatzen diren bi hitz dira prekarizazio prozesu orokor honek gure bizi proiektua garatzeko baldintza materialetan zuzenean eragiten du

oso barneratuak ditugun bizi ereduak eta aspirazioak hankaz gora jarriz prekarietatea gero eta muturragokoa da eta ez da egoera

lehen mailako auzi politiko baten aurrean gaude

ezinbestekoa da sakoneko eraldaketa honi buruz hausnartzea eta duen dimentsio estrategikoaz jabetzea

prekarietatea inposatu nahi digute indar ekonomikoek eta guretzako hori onartezina da horren

baloreek eta estrategiek besteak beste etorkizuneko jendarte ereduan eragin handia izango dute azken deustobarometroaren arabera langabezia eta lan merkatua eta honen baldintzak dira

euskal herritarrek erkidego honetako arazo nagusi bezala identifikatutakoak beraz gai honek garrantzia du euskal gizartearentzat ezkor agertzen da gainera euskal gizartea

hemen dago benetan enplegu duinari heltzeko bide garrantzitsuenetako bat

hori planean ikusi behar zen prekarietatearen kontrako borondate hori

horri egokitutako antolakuntza mekanismoa eta estrategia iraunkorrak behar ditu eta berehala behar ditu gainera ez du

eta horregatik konpartitzen dugu talde proposatzaileak egoeraren inguruan egin duen diagnostikoa eta seguru asko aurki gaitezke martxan jarri beharreko estrategia horrek izan behar lituzkeen elementuen inguruan seguru nago baina gaurko ekimena oso motz oso motz geratzen zaigu

motz geratzen zaigu kezka konpartitu horiek ondo egon daitezke baina bestelako ekintza batzuekin batera ematen direnean ba ez dira nahikoak eta batzuetan ez dira

eta gainera guk esan bezala ez dugu konpartitzen ez dugu konpartitzen aurkeztu zaigun estrategia honen orientazioa ez dugu konpartitzen hor planteatzen diren helburuak eta oso flojoa iruditzen zaigu konkretuki hemen aipatzen den

agian beste batzuekin batera ahulenetako horietako bat dela eta horregatik guk ezin dugu babestu bigarren puntu hori

tampoco resulta creíble beraz guk gaurko ekimen hau honen aurrean deklarazio moduan

ez dugu kontrako jarrerarik agertuko baina bere horretan sinesgarritasun falta ikusten dugulako ere gure babesik ere ez du

eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

trabajando esas concreciones otras no las conocemos eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko aiartza jauna eskerrik asko
euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza bai ba eskerrik asko

eta ari gara prekarietate laboralaz eta horrek ekartzen duen bizitzaren prekarizazioaz hortaz ari gara eta ari gara horri erantzuteko beharrezkoak diren antolakuntza mekanismo eta estrategietaz

jatorrizko ekimenean eta ondoren zuek sartutako ekimenean ere horri erreferentzia egin diozue beraz horri guztiari buruz hitz egiten ari gara gaurko eztabaidan eta horrelako egoeraren aurrean eta nik uste dut diagnostikoa maila batean behintzat hemen gauden asko konpartitu planteamenduetan behintzat gobernu honek bi gauza jarri dizkigu momentuz mahai gainean batetik jarri digu estrategia bat enplegu estrategia bat

aiartza jaunak esandakoari helduko diot gure iritziz oso

nik hurrengo ekimen hori prestatzeko oso gertutik eta oso zorrotz irakurri dut hori

bilatu bat enpleguaren kalitatearekin erlazionatua dagoen

contra la precariedad eta esan bezala bi gauza jarri dizkigu mahai gainean busque uno señora castelo busque uno mahai gainean jarri esan bezala bi gauza jarri dizkigu plan hori gure iritziz hobetu behar den plan bat hobetu behar den plan bat

plan horren estrategia horren inguruan egindako diktamenenean agertzen du

ez duela behar bezala egiten ez da bakarra euskal herria bilduren iritzia

neurri berdinean planteatzen ditu gauzak planteatzen du baita ere hor planteatutako zenbait ekimen aurretik eginak direla eta ez dutela eragin

eztabaidatuko dugu eta beste gauza bat ere proposatzen digu gobernu honek eta azken egunotan mahai gaineratu den

elkarrizketari muzin egin sindikatuei muzin egin eta patronalaren esku confebasken esku utzi du enplegu politiken ardura guztia

hori onartezina da erabat confebasken esku geratzen den bitartean prekarietatearen kontrako borroka edo kalitatezko enplegua sortzeko

confebasken esku geratzen baldin bada etorkizuneko gure enpleguak

errelebo hori eta nola izango den ez dugu prekarizazioaren inguruko borondate hori egi bilakatuko eta castelo

hasten zuen bere hitzartzea ere eta esaten zuen zein den prekarietatearen kontrako metodoa elkarrizketa elkarrizketa soziala eta elkarrizketa sozialerako

horri eta horren inguruan ere galdetuko diogu bihar baina bizkar eman diozue

eta elkarrizketa mahai horren bueltan egon daiteke prekarietatearen kontrako borrokarako bide hori horretan castelo andrearekin ere bat nator

jarraitzen duten bitartean artolazabal andrearen esku izan behar dutenean uste dut jai dugula asmo eta intentzio on guzti horiekin
besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea eztabaida guztiak amaitu ditugunez

sartuko gara eta lehenengo bozkatuko duguna izango da

lizentziako graduko eta masterreko titulu ofiziala duten gazteek jaso beharko lituzkeen soldatei buruz hemen bozkatuko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa no ah no ah bale bale barkatu bozkatu dezakegu

onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularren

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da

euskal talde popularrak aurkeztutakoa gaztelania unibertsitatera sartzeko probako gaztelania eta literaturako emaitzei buruz bozkatuko duguna da

andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemosen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bai bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu elkarrekin podemosen osoko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eh bildu taldearen osoko zuzenketa azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto

osoko zuzenketa hirugarren puntua bozkatuko dugu lan prekarietateari buruz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

erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala bat datorren larunbata apirilak hogeita zortzi laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna izango da mundu osoan

ohartarazten du gizarte osoak ezin dituela lan munduaren berezko gaitz gisa hartu laneko istripu eta gaixotasunak zeinak askotan lesio larriak eragitera heldu bait daitezke

desgaitasuna ere eragin arte eta kasurik larrienetan langileen bizitza

baitezakete gainera eusko legebiltzarren iritziz prekarietatea ere istripuen maiztasuna areagotzen duen faktoretzat hartu behar da bi

behar diren baliabideak eskaintzea beren eginkizunak betetzeko ildo horretan uka ezina da administrazioek eta bereziki osalanek azken hogeita bost urteetan egin duten lana dena den

gogobetekoa lan istripu bat porrota gisa ulertu behar delako beraz osalan eta lan ikuskaritzak prekarietatearen aurka borroka egiteko premiazko dituzten baliabide materialak eta pertsonalak ziurtatu beharko dira eta lan baldintza egokiak bermatu beharko dira lau